egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

utzi dela adierazten dizuet gai zerrendako lehenengo puntua galdera maitane ipiñazar miranda euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina enpleguko eta gizarte politiketako sailak indarkeria matxistaren arretarako egiten dituen ekarpenei buruz

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburu eta

gizarte osoari oro har eta erakundeari batez ere kezkatzen gaituen arazo larrienetako bat da egia da estatu mailan euskadik daukala erailak izan diren emakume tasa baxuena

hala ere gaur egun oraindik indartsu dauden jarrera eta indarkeria matxistak ehuneko ehunean izan behar da gure helburua errotik jardutea jakitun gara eusko jaurlaritzak ere ahalegin handia egiten duela biktima diren emakumeak artatzeko baita prebentzioan eta sentsibilizazioan lan egiteko ere bai

bultzatu genuen genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa ere

lanbidek arreta ematen die biktimei bere gizarte eta lan

gai zerrendako bigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

aurrean jaurlaritza ematen ari den erantzunari buruz casanova jauna

zurea da hitza egun on guztioi eta bereziki gaur gurekin araluce enpresako langileei

gaur enpresa honen oinordea den caesa cables y alambres especiales sociedad anónima ixtear dago ehun eta hogeita bi lanpostu arriskuan

cables y alambres enpresa suspertzeko promesarekin baina tarte honetan inbertsiorik ez dira egon eta lantegia okertze eta zahartze prozesu batean sartu da

gertaerak azkartu egin ziren eta enpresak iragarri zituen kanporaketak ereak aurrekonkurtsoa eta konkurtso pasa den azaroaren zortzian ertzaintza sartu araluceko lantegian igorren produkzioa

batz taldeak erosi zuen araluce lantegia bi mila hamaseian kasu honetan ere suspertzeko promesarekin baina bi mila hemeretziko urrian

enpresa itxi behar zutela abenduaren hogeita hamaika baino lehenago hortik aurrera mobilizazioak etengabeak izan dira

eta orain hartzekodunen konkurtso batera denbora honetan guztietan bi enpresa honen inguruan denetarik

mozioak denetatik ikusi dugu denetatik gauza bat izan ezik jaurlaritza izan ezik

non egon zarete bi enpresen auziaren aurrean eta non zaudete orain
eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

egun on lehenik eta behin casanova jauna esan beharra dago aipatzen duzun

enpresen eta langileen arteko arazo bat eta ez nekien ez gobernua eta ez jaurlaritza bat batean bihurtu garenik ez administrazio kontseilu edo hartzekodunen konkurtsoan edo batzar orokorreko norbait hala ere jaurlaritzak bere tresnak ditu eta ez da bakarrik sartzen komunikabideetan arazoak agertzen direnean baizik eta hasiera hasieratik dakizuen bezala industria planean gure lan ildoetako bat arazoetan dauden enpresei

bidelagun izatea eta baliabideak jartzea nolabait irtenbide bat bilatzeko baliabideak

eta laguntza programak denetarik baina ez hori bakarrik eta legebiltzar honetan baita ere

zuzendaritza taldearekin jabeekin eta langileekin behar den irtenbidea bilatzeko hori da egon garen lekuan eta egongo garen lekuan kalean edo komunikabideetan bakarrik egonda ez da ezer konpontzen

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

martínez jauna zurea da hitza lehendakari jauna egun on

egiten duzu irekitako eszenario politiko berriaren inguruan

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eusko legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok

egun on martínez jauna ez dakit hitz batekin nahikoa izango litzatekeen erantzutea baina horrelako jokoa ez zait batere atsegina egiten nahiz eta orain arte noizbait horrelako dinamika izan dugun baina beno erantzun nahian

agertoki berria aukera bat bezala baloratzen dudala baliatu behar den aukera bat ezinbestekoak diren bost urrats bost pauso

bat programa bat adostea bi egonkortasuna ziurtatzea erronkei erantzunak ematen hasi ahal izateko hiru inbestidura gainditzea lau gobernagarritasuna bermatzea bost aurrekontuak onartzea

egia da legealdi honetako lehen pausoa jarrera berri batekin eman egin direla hori da positiboki baloratzen dudana elkarrizketa eta akordioaren

alegia jarrera horri esker autogobernua errespetatuko duen eta hartutako konpromisoak beteko dituen gobernu berri bat martxan jartzea espero dut
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

hauteskunde gogoak bi kezka ekarri zizkigun eta nik uste dut denok elkar banatzen ditugula ganbera honetan lehengoa da

hirugarren postua eta beraiei eta beraien gorroto diskurtsoa eta beraien intolerantzia bai

posizio pribilegiatu batean jarriko dute bai bisibilitatean edo baita ere influentzia politikoan kezkagarria hala ere eta baita ere fragmentazio handia

de pensiones larunbatean berriro ere pentsionistak mobilizatu egingo dira hainbat eta hainbat hilabeteetan borrokan egonda

ulertuko arduragabetasunak edo akordioetara heltzeko bertigoak

gobernu honen posibilitatea frustratzea eta beraien

ikasi egin dugula denok alderdiak pertsonak

desafekziora eramaten duela eta desafekzioak

muturrari erraztasunak jartzen dizkiola politika egiteko eta gaur egun beraiek dira gure eskubideek duten amenazarik eta mehatxurik

sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina zurekin proiektu pilotua martxan jartzeari buruz

lan eta justizia sailari prozedura judizialetan delituaren biktimei laguntzeari buruzkoak dagozkio

sailak arlo honetan hobetzeko eta jenero indarkeriaren biktimen jarraipen espezifiko egiteko duen kezkak hartaratuta

zuzendaritzari egitasmo hori irse ebien esperientzian oinarritu zen

eskerrik asko san josé anderea gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko langabeziaren gaineko
datuei buruz alonso jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

y generación de empleo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

arduraz aritzeko momentua da hazkundea eta enplegua bultzatzeko momentua eta hori da momentu oro bultzatuko duguna eta landuko duguna eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zenbait alderdik

urruzuno jauna zurea da hitza egun on guztioi egun on

hauteskundeen kanpainan hainbat gauza entzuteko parada izan genuen eta horietako bat vox alderdiaren eskutik ahotik

eta bertan eskatzen zuen alderdi independentisten ilegalizazioa egun batzuk geroago borondate edo asmo horrek madrilgo erkidegoko

aurrera egin zuen eta voxek berak aurkeztutako legez besteko bati

baizik eta ciudadanos alderdia eta alderdi popularra ere gehitu zitzaizkion

eskatzen zaio gobernu zentralari alderdi independentisten

hartu beharreko neurriak hartzeko zuk zeuk hauteskunde kanpaina betean dei egin zenuen tinkotasun demokratikoa eta instituzionala erakustera eta bai egon zen ere eajren aldetik dei bat gainerako alderdiei horren aurrean

posizioa hartzera guk gaurko horretan dei horri

heldu nahi diogu edo erantzun egin nahi diogu uste dugulako larria dela uste dugulako estatuan halako jarrerak banalizatu egiten

momentu honetan halako jokaerak orokorrak direla eta jarrera hauek orokorrak direla diogunean esan nahi dugu jada ez dela alderdi baten edo beste baten kontua eta hau esanda argi utzi nahi dut ere guretzat alderdi guztiak ere ez direla berdinak alderdi guztiak ez dira berdinak baina joera hau orokorra da espainian lortu delako

politikaren erdigunea balantzaren eskuma aldera eramatea eta uste dugu horretan zintzoki esanda urteetan

horretan lagundu lagundu egin duela beraz halako jarrerak sarkorragoak dira inboluzio betean dagoen estatu batean

beraz hori da gaur esan nahi dizuguna guk heldu egiten diogu zuk egindako deialdi horri eta heltzen diogu orain hauteskunde zurrunbilotik aterata zeren guk zalantza bat bai badugu eta

zure deia hauteskundeetan kokatzen den galdera bat da soilik hauteskunde kanpainan balio duena edo eta zerorrek pentsatzen du

halako tinkotasun demokratiko eta instituzionala erakusten ala hauteskundeetako keinu bat besterik ez da izan

hemen heldu behar zaiola ere esaten denean tinkotasun demokratikoa eta instituzionala guk uste dugu lehendakariak bilatu beharko lukeela ganbera honen babesa halako eskaera bati ba babesa emateko tinkotasun demokratikoak

adierazi daitezke guk astelehen honetan behobiako mugan ikusi duguna ere guretzat hori tinkotasun demokratikoa da halako jarreren aurrean baina uste dugu instituzionalaz eta demokratikoaz hitz egiten denean lehendakariak hauteskunde zurrunbilotik atera eta ganbera honetan ere bilatu beharko lukeela halako

erantzunik nik gaur hemen hasi nintekeen zure

poema esanguratsu eta entzutetsu hura errezitatu hori esaten zuena

jada beranduegi zen hasi nintekeen ere zuek askotan guri egiten diguzuen horretaz ongietorriak emanez gu ilegalizatu gaituzte nire alderdi propioa ez koalizioa ilegalizatua izan da

esan nezakeen baina ez dut hori egingo ez dut hori egingo gu gaur borondateak biltzera etorri gara eta jakitera ea benetan dagoen borondaterik halako

interpelazioekin jarraitzeko eta egin beharrarekin jarraitzeko esan bezala arazoa serioa delako estatu espainolean paradoxikoa baldin bada ere jada demo independentzia ez da auto politiko bat

momentu honetan estatu espainolean independentzia guk uste dugu jada demokratizaziorako aukera bat ere badela estatu honek

jotzen duelako erresuma batuko parlamentuan atzo hamaika diputatuk aurkeztu dute

kanpo uzteko mozio bat uste dutelako europar batasuneko balore fundazionalen kontra jotzen duela estatu espainolak alegia demokrazia justizia giza eskubideak halako baloreen kontra jotzen duelako

uste dugu horrek argazki fidela egiten duela hemen gertatzen ari denarekiko eta orain norbaitek esan dezake bai baina egoera aldatu da zer psoe k irabazi du eta badirudi badagoela gobernu bat

eta guk hori ez dugu ukatuko baina aldi berean zalantza bai hor uzten dugu eta guk esaten dugu egin dezagun ariketa zintzo bat egin dezagun ariketa zintzo bat eta guztiok uste dugu segur aski euzko alderdi jeltzalea ez dela izango legez kanporatua baino inor ausartzen da momentu honetan esatera psoe

indar independentista katalan batzuk legez kanporatzeko inor ausartzen da hori esatera

hauteskunde kanpaina honetan eta hauteskunde kanpaina aurretik ere

behar baldin bada aplikatuko duela ikusi dugu estatu kolpe digital bat ematen hauteskunde kanpainan bertan entzun dugu esanez prest dagoela

asmatutako lege bat berreskuratzeaz non erreferendumak ilegalizatu egiten diren edo erreferendumak egiten dituztenak espetxez

hitz egiten ere beraz guretzat alderdi sozialista momentu honetan

bide demokratizatzaileetatik eraman nahi baldin badu bederatzigarren puntu bat ikusi dugu podemos eta alderdi sozialistaren artean sinatuta

aste honetan zehar martínez jauna elkarrekin podemoseko idazkari nagusia entzun dut irratian

orduan puntu hauek ez dira ilegalizazioa de facto baina de facto lortzen dutena da independentzia bezalako aukera politiko bat edo politiko bati bide demokratikorik ez ematea eta ezinezko egitea eta guk hori esaten dugu ez baldin badago bide demokratikorik zer geratzen zaigu independentistei

zeren gezurra da bide demokratikoetatik posible dena hori katalunian ikusi dugu

prezio bat jarri dio independentzia nahiari prezio bat jarri digu independentista orori alegia

bide hori egitera nahiz eta bide demokratikoetatik izan hau da aurrean izango duzuena beraz gure galdera

gure galdera nahiko logikoa dela iruditzen zaigu ultra eskuina faxismoa ilegalizazioa bezalako

saihestu nahi baldin badira guzti horiei atea itxi nahi baldin bazaie uste dugu prozesu demokratizatzaileak abian jarri behar direla horrela ixten zaiela jarrera autoritarioei bidea beraz badu lehendakari honek badu jaurlaritza honek zentzu horretan
ekimenik abiatzeko asmorik eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea urruzuno jauna joan den hauteskunde kanpainan

vox alderdiaren ordezkariek behin eta berriz adierazi zuen edo adierazi zuten euzko alderdi jeltzalea legez kanpo uzteko asmoa zutela baina ez hori bakarrik ere

alderdi popularraren eta ciudadanosen babesarekin vox alderdiaren legez besteko proposamen bat onartu egin zuen espainiako gobernuari alderdi separatistak legez kanpo uzteko eskatuz ez da beraz nire kezka euzko alderdi jeltzaleari soilik bideratutakoa zoritxarrez vox

alde agertu den jarrera ez da berria

jarrera hori inondik inora partekatzen ez dudan gizarte

gizarte eredu batekin osatzen delako vox ek erakutsi dituen demokraziaren eta justizia sozialaren zentzu faltaren frogak ugariak dira

vox intolerantetzat jo dut eta haren jarrera onartezina

euskal gizarte osoaren borondatearen aurka autogobernuaren arloan eraikitako guztia desegiteko prest daudelako beraz berriz diot ez bakarrik euzko alderdi jeltzaleari dagokiona edo edozein alderdi politikoari dagokiona baizik eta autogobernuari dagokiona ere

jarreraren aurka gaudenon artean aukera politiko guztien zilegitasuna defendatu ahal izan dezagun azkeneko kontroleko osoko bilkuran gaur berresten ditudan lau printzipio partekatu genituen eh bildu taldearekin batera elkartasuna askatasun demokratikoen eta eskubide zibil eta politikoen defentsa

oinarri duen konponbide politikoa gaur areagotzen diren mehatxuen

erantzun egokiena eta eraginkorrena emateko bost proposamen berri luzatzen ditut bost lehenengo proposamena bizikidetzaren aldeko apustu irmoa da kontua da gure herrian autogobernuari esker eraikitakoa balioestea gutxietsi gabe

aurreko belaunaldiek eskubide historikoen euskal erakundeen eta gure eskumenen defentsan egindako lan eraikitzaileari esker lortu da somos

inboluzio demokratikoaren edozein mehatxuren aurrean printzipio balio helburu eta prozedura demokratikoekiko

badakit zailtasunak izango ditugula iraganekoak eta etorkizunekoak baina nire ustea irmoa da konpromiso demokratikoaren bidetik ez irteteko erabakia partekatu behar dugu

ezinbestekoa da oinarrizko batasun hori auzitan jartzen duen urrats edo haustura sozial oro saihestea beraz lehenik eta behin eraikitakoa baloratu

lurzorua bigarrenik beti balio demokratikoekiko konpromisoan sakonduz erantzutea hirugarrenik

gizarte borondateen adostasun anitza zaintzea eta beste bi proposamen gehitzen ditut

laugarren proposamena europaren alde egitea bideratzen da europaren papera eta etorkizuneko proiektua funtsezkoa da neototalitarismo mota orori

egia da denok gehiago espero dugula europako batasunetik egia da kritikoak izan gaitezkeela eta europako politika aktiboagoa aldarrikatu dezakegula hala ere

europa balioen eta idealen esparrua da hau ez da erabateko bermea baina sustatu eta defendatu beharreko batasun gunea da bai bere

xenofobiak merezi duten erantzun demokratikoaren parte da europa eta bosgarren proposamena batasuna bermatzea da europan osasun lokarria deitzen zaio eskuin muturraren aurrean dagoen batasun jarrerari

bukatzeko eta azkenik ere zure galderari erantzunez konbentzituta nago legebiltzar honen baitan aurkeztu ditudan bost proposamenak partekatu eta onar ditzakegula eta

tinkotasun instituzionala bilatzen landuko dut aho bateko akordio hori izango litzateke erantzun instituzional politiko eta

dauden asmo neototalitarioen aurrean eta asmo horiei aurre egiteko eskerrik asko

atera dute erorien haranetik francisco franco diktadorea eta

norbaitek ekimen hori ez dakit

bezala aurkeztu nahi izan baldin badu ere kontua da estatu ohoreekin atera dutela

zuk zure diskurtso guztia voxen inguruan planteatu duzu eta hori da

arazoa ez da vox arazoa ez da vox eta ez dut

jarriko arazoa da orain dela berrogei urte trantsizioa deitu den hori edo hirurogeita hemezortziko operazioa deitu den hori

non gaur estatu espainola aurkitzen den aurkitzen den leku honetan

beraz ez da vox voxek momentu koiuntural batzuetan

egin ditzake halako eskaera batzuk baina lehen esan dizudana eskaera horri alderdi popularra eta ciudadanos ere gehitu zitzaizkien ez da voxen arazo bat

eta sánchez bera ere ez dirudi hain desados dagoenik kontu horiekin

neurri planteatu dituen hauteskunde kanpaina honetan

berreskuratzearena berriro diot aznarrek ibarretxeren kontra ibarretxek egin behar zuen erreferendumaren kontra egiteko asmatutako lege bat txisteratik ateratako lege bat

pedro sánchez jauna orduan guk uste dugu guzti horrek

estatu espainolaren gaur eguneko egoera politikoa eta momentu honetan

berriro ere bi aukera daude nahiz eta gobernua izango dena izan

bi aukera daude edo norabide horretan sakontzen jarraitzen da edo benetan zabaltzen dira bide demokratizatzaileak

guk uste dugu bide demokratizatzaile horiek zabaltzeko askoz aukera handiagoak daudela hemen

estatu espainolean baino eta guri aukera eman behar zaigula bide demokratikoetatik

baina ez dira estatu espainolean ez dira edota estatu espainola ez da demokrazia bat hori ere izan daiteke eta guk uste dugu

autogobernu ponentziaren adituen batzordean ere arituko dira beti bezala printzipio demokratikoaren eta legalitate printzipioaren ariketaren baitan bueltak ematen

banan banan aztertzea hori horrela egiten baldin bada

legalitate printzipioa gailenduko delako guk uste dugu eman behar diogula forma bat sistema oso bati non printzipio guzti horiek uztartu egiten diren txertatu egiten diren eta eman duen resultante orokor bat eta uste dugu espainiari begira egin beharrean hori hemen egin beharreko ariketa bat dela gu ados egon gaitezke azaldu dituzun bost ardatz

horien baitan baina ardatz horietakoek inplementazio zehatzak behar dituzte epe laburrera ezin daitezke beste behin ere hor idatzita nonbait geratzen diren ardatzak izan eta gure gaurko interpelazioa zentzu horretan zetorren

asmorik legebiltzar honetan halako erantzunei

erantzuteko asmorik eta horretan uzten dugu
gure gaurko interpelazio hau eskerrik asko urruzuno jauna lehendakari jauna zurea da hitza

nire lehen partehartzean voxi buruz besterik ez dudala hitz egin esan didazu oraingo zure bigarren txanda honetan nik uste dut voxi buruz aipatzerakoan

alderdien legearen inguruan egindako gogoeta eta baita konstituzioaren inguruan egindako gogoeta ere nolanahi ere hemen legebiltzarrean zer egin dezakegunaz esaten duzu eta uste dut gauzaren batzuk ere zehazte aldera

ditudala izan ere hemen ez dago ez ciudadanos ez vox legebiltzar honetan eta izan ere hemen euskadiko

beraz nik uste dut begirune osoz hartu behar dugula ere bakoitzak eta non zer esan egin duen zuk hainbat aldiz

zer esan egin duen kanpainan eta abar ez dakit eh bilduk ere

izan ere hauteskundeetatik eh bilduk ere legebiltzar taldea izango du

uste dut ere horretatik ere etor daitekeela ekimenen bat espainiako kongresutik bideratu beharko litzatekeena en todo caso señor

y los derechos fundamentales baina beste azken gogoeta bat gehituko dut

arreta handiz jokatu behar dugu eta jokatu behar da

erradikalismo larriekin esperientziak erakusten digunez izkina batean muturreko jarrera hasten den bakoitzean

alternatiba urruzuno jauna errealitatea arduraz eta perspektibaz irakurtzea da pentsamendu sinplea oso eraginkorra izan daiteke epe laburrean baina suntsitzailea epe ertainean hemen

erabakigarriak izan daitezkeen eta zuekin zerikusirik duten zenbait urrats emateko aukera dugu autogobernu lantaldea aipatu egin duzu

jartzen dizut lantalde horretan akordio batera iristeak ere eragin handia izango luke

erantzukizuna eta perspektiba eskatzen du horrek ere eskatzen du eta kontua ez da besteok egiten duguna bakarrik kontua da zuek

edo egiteari uzten diozuena edo dioguna ere eusko jaurlaritzari dagokionez bizikidetza eredu bat sustatu egin dugu eta sustatzen jarraituko dugu printzipio demokratikoak giza eskubideak aniztasuna eta euskal autogobernua sustatu dugu eta sustatzen jarraituko dugu

lehendakariari egina indarkeria matxisten alorreko oroitzapenari aitortzari eta

egun on mahaiburu anderea legebiltzarkideok sailburuak

para las víctimas de violencias machistas eskerrik asko eskerrik asko arana anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko arana anderea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora arana agradeciendo

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
euskal autonomia erkidegoko kultulekuei edo zentroei eta erlijio aniztasunari buruzko lege proiektuari buruz barrio jauna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo

legearen helburuak betetzearen inguruan pinedo anderea

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on guztioi ikusten duzuenez ez naiz otero jauna pinedo

jasangarritasun energetikoaren legearen harira lege hau bi mila hemeretziko otsailaren hogeita batean onartu zen denak

eta beste talde guztion baiezko botoarekin lege hau izatez aurreko legealdian idatzia izan zen eta legebiltzarrean bi mila hemeretziko urtean sartu egin zen

sartu zen moduan eh bildurentzat ez zen onargarria eta horregatik osoko emendakin bat aurkeztu genion legeari gabezia asko zituen legeak eh bilduren ikuspuntutik baina guztien artean nagusiena legeak agintzen zuena betetzeko zuzkidura ekonomikoaren falta zen eta hori ondo dakizu tapia anderea zuk ere

guztiz eudelek ere izatez legearen informazio fasean gauza bera esaten zuen

eta inbertsioen ehuneko hirurogeia baino gehiago udal administrazioaren

eta denok dakigu oso ondo udalek dituzten muga ekonomikoak bere jarduera aurrera eramateko gure osoko emendakinean azaldu genuen

aurreikusi gabe legea onartzea alferrikakoa izango zela ez baitzen beteko beraz zuzkidurarik gabe

inolako zentzurik hori horrela emendakinen fasean gure ekarpen nagusien artean legea betetzeko tresna ekonomiko baten eraketa zegoen

udalei dirua emateko asmo eta gaitasunarekin hauek eraginkortasun energetiko proiektuekin lortutako aurrezpenen bitartez itzuliko luketena

jakina negoziatu egin zuen eta horrela geratu zen idatzia legearen

legearen negoziazio fasean lortutako helburu bakarra gure ekarpenetatik abiatuta besteak beste

egiten duen helburuak ekarri zituen ere bai adibidez esate baterako administrazioaren energia kontsumoaren ehuneko hogeita hamabia energia berriztagarrien auto horniduraz asetzea bi mila hogeita hamargarrena urterako helburu berritu hauek ordea

beraz bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako erreminta finantzarioa

gure iturri energetiko berriztagarrien ustiapen arrazional eta ordenatu bat egiteko asmoarekin legea beraz ekarpenekin asko hobetu eta gero onartu egin genuen onartze honek konfiantzazko aro bati

hori horrela energiaren arloko akordio bat lantzeko proposamena ere mahaigaineratu genuen hurrengo hilabetean martxoan zehazki

energia akordio hori lantzeko izatez badago adituen lantalde bat martxan

dago jaurlaritzak aurrekontu proiektua aurkeztu zuenean suposatuko duzuenez

baina ez dugu inondik inora aurkitu gure ustez denbora nahikoa izan du gobernuak aurrekontu proiektu honetan sartzeko

onartu baitzen legea eta azaroan edo urrian

aurrekontua baina badirudi ez dela horrela izan guretzat legean esaten denean en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior

honetan agertu beharko zela zerbait gutxienez baina ez da horrela izan

otero jaunak honi buruz galdetu zizun ni taldean nengoen agerraldia entzuten eta zuzenean zure erantzuna entzun izan nuen eta esan zenuen

finantzen euskal institutuan dagoela gaia eta izatez udalei zor gisa ez kontabilizatzeko arazoak tartean zeudela baina hitzak dira guretzako horiek

hitzak eta ez dirua eta ez bestelako konpromisoak azalpena guretzako

hitzak izan dira hitzak besterik ez esan dizudan moduan zehaztapenik ez askoz okerragoa dena aurrekontuan ezer ere ez sartu gabe

oso ukituak uzten ditu huts honek gure ustez ez bakarrik dirua

gaiaren inguruko komunikazio apurrak ere ez delako egon zuen gobernantza eredua

eta esango dizut ez dugula konpartitzen

eta espero zenuen horrelako galdera bat

nola eta noiz egingo duzu jasangarritasun energetikoaren legea betetzeko ezinbestekoa den dirua ezin izan baduzue
izatez aurrekontuetan txertatu mila esker eskerrik asko pinedo anderea

jaurlaritzaren ordezkaria tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

interpelazio hau nahiz eta beste pertsona batek egin bai aipatzen ditu hainbat gai interpelazioaren sarreran eta aipatzen du tartean uztailaren hogeita hamarean egin genuen adierazpenean adierazpen horretan aipatzen genuen nolabait emergentzia klimatikoa

eta baita ere aipatzen zen hainbat gai jarriko genituela martxan planak proiektuak eta tartean badaude lege proiektuak ere

otsailean onartu zen eta aipatu beharra dago bi talde izan zinetela lege hau benetan hobetu eta gauzak

eta gero zuek eh bildu bezala baita ere etorri zineten eta hobetu zen legea egia da eta hainbat gai sartu ziren tresna ekonomikoa aparte baina beste hainbat gai ere sartu ziren

lege hau aldarrikapen horrekin bat dator ez da bat lehenago egin delako edo bestea beranduago egin delako zerbait diferentea izango denik baizik eta lanean jarraituko da eta sinergiak landuko dira beraz

lana zortzi hilabete da legea martxan jarri zenetik egia da eta lege garrantzitsua da kontsentsua eta konpromisoak dituena eta

esango nuke alderantziz hortik aurrera zuk zeuk aipatu duzun bezala gainera beste paktu bat jarri zen martxan zailtasunekin baina aurrea doa eta une honetan gainera esan beharra dut eta taldekoek badakite gainera bi mailetan laguntza teknikoa izatea alde batetik teknikari bat edo asistentzia tekniko bat izango da behar diren txosten guztiak eta behar den informazio guztia

talde horrek lan egin dezan eta gainera gero beste alde batetik baita ere lantzen ari da aurrerago egingo dena baina baita ere sentsibilizazioa eta parte hartze prozesu bat eskatu zen bezala beraz gai horiek egiten ari dira ez dira legeak zuzenean baina baita ere legebiltzar honetan eman ziren akordioen ondorio dira aipatu behar da baita ere

hasieratik jarri genuen martxan dekretu bat non jaurlaritzako eta gobernuko eraikin guztietan eta eraikin horiek gero eta

izateko dekretu bat martxan jarri zen eta hortik legea proposatu zen baina baita ere esan beharra dago estrategia ambiental bat badagoela aspalditik martxan

tresna desberdinak dira eta urrats bat gehiago eman da apustu bat mugikortasun jasangarriaren ikuspegitik baita ere eman da eta enfoke bat jarri da baita ere

alde batetik trenbidez egiten den garraio publikoa baita ere sustatzea eta mugikortasun elektrikoa bai auto partikularretan baina baita ere

beraz nik uste dut hor ere urratsak eman direla eta jarraitzen dugula zentzu horretan

nik uste dut ez bakarrik garrantzitsua baizik eta nolabait adierazten duena gure konpromisoa zein izango den eta da

gobernu kontseiluan erabaki du bere energia guztia berdea izatea erosten den energia guztia eta erabiltzen den energia guztia berdea izatea beraz nik uste dut hor ere gure konpromisoa adierazten dela oraindik ezin dugu energia berde hori guk geuk sortu baina gutxienez erosketan

eskerrik asko presidente anderea eskerrik asko tapia anderea

gaien inguruan ondo dago erreminta finantzieroa azkeneko bi minutuetan gutxienez azalpena ematea

ehun milioi direla hainbat ekitaldientzako baina zuk

consejera eskerrik asko pinedo anderea tapia anderea zurea da hitza

lege hau tresna hori baino askoz ere gehiago da eta badirudi momentu honetan tresna gora tresna behera esplikatu dizut

eta tresna zati bat da dena den aipatzen duzu behin eta berriz badirudi otero jaunak egin duela legea eta bere aportazioa egin du bere aportazioak egin ditu egia da

berak parte hartze handia izan zuela eta gauzak horrela biak dituzte

gero zuk aipatzea ehun milioiak esaten denean

ederki dakizu gauza hori atera daitekeela tresna ejertzizio desberdinetan urte desberdinetan eginda baina gaur egun

ez dakigunean zer zati izango den subentzioa eta zein prestamu hori mailegu hori eta oraindik ez dakigunean udaletxeek gutxi gora behera zein izango den monto bakoitza urte bakoitzean ba ederki dago

energiaren euskal erakundean dago diru bat aurtengo zuzenean eta finantzen euskal institutuan

zati bat finkatuz funtserako eta beste zati bat prestamu mailegu desberdinak egin ahal izateko beraz dirua hor dago

la carga de la prueba esaten dena gaztelaniaz ba hor dago eta dirua hor dago eta tresna hor dago eta ez daukat inongo beharrik ezer saltzeko zeren benetan gauzak hor daude eta ekimenak martxan jartzen dira

hori bai esango dizut hori izan zen jaurlaritzaren

zuekin adostuta egia otero jaunarekin adostuta baina benetan jaurlaritzak jarri zuen mahai gainean esanez pts hori komeni zaigu edukitzea

beste gauza batez enteratu zinen eta gauzak nahastu dituzu eta egia da akordio bat dagoela iberdrolarekin

ea garatu genezaken eta parkeren bat jarri genezaken hori gauza bat da

euskal energiaren erakundetik beraz bi gauza desberdin dira eta ez ditzagun nahastu

egoera hori egia baldin bada eta zuen interesa baldin bada energia berriztagarriak sustatzea behin eta berriz aipatu duzuelako nik uste dut frogak daudela egiten ari garela hain zuzen ere hori beraz nik uste dut hori

eta tresna hori hainbeste interes sustatzen dizun tresna hori dagoenean finkatuta eta zehatz mehatz adostuta

ez zalantzarik izan zeren bai otero jauna eta bai becerra jaunak zeren beraiek biak izan ziren benetan jakingo dute eta nik uste dut ez dela lehendabiziko aldia

hitz egiten dugula zeren behin baino gehiagotan galdetzen duzue lasai

gauza horiek zehaztu behar direlako eta zuk ederki dakizu gainera aipatu duzun bezala zailtasun asko dituztela gure udaletxeek beraz guzti hori dagoenean aipatuko dugu nola
egingo den ez aldez aurretik ez aldez aurretik eta dirua egon badago eta aipatu dizut non dagoen eskerrik asko eskerrik asko

hamaikagarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren

vtcen alorrean lan egiten duten enpresen egoerari eta

eskerrik asko garcía anderea tapia anderea erantzuteko zurea da hitza eskerrik asko presidente

desde elkarrekin podemos estaremos atentas y vigilantes eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea tapia anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina cables y alambres especiales sa industria proiektuaren etorkizunari buruz becerra jauna zurea da hitza

egun on sailburu egun on legebiltzarkide guztioi

eta ixtear zegoen bi mila hamabostean ere zuek lurzorua

saldu zeniotenean enpresaren kudeaketa egiteko salmenta akordio horretan baldintza bat jarri zenuten

bost urtetan behintzat proiektu industriala mantentzea zen baldintza baina iaz bat batean

baldintza guztiak kendu zeniotenean vicinay enpresari eta pasa den udaldian

ere bat aurkeztu zuten eta orain konkurtsoan dago enpresa

uste duzue lagungarriak izan direla proiektu industriala mantentzeko eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

enpresekin aspalditik dator aspaldiko hamarkadetan izan da eta

datozenak dira interlokuzioa enpresarekin noski gaur egun eta lehen bezala maila desberdinetan jarraitzen da eta beti saiatzen gara bilatzen zein den egokiena aipatzen zenuen bezala azken finean lurzoru batzuk saldu ziren eta gainera gero baimena eman zen operazio bat egin ahal izateko eta esplikatu

eskerrik asko tapia anderea becerra jauna

becerra jauna tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa

enplegua suntsitzearen aurka borrokatzeko politikei

artolazabal anderea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna artolazabal anderea zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

ikuskarien kidegora sartzeko lehiaketa oposiziorako deialdiari buruz ubera anderea

galdera hau erroldatu genuen urriak hiruan beraz denbora eman dizugu hartu beharreko neurriak hartzeko eta ikuskarien lan eskaintza publikorako prestatzen ari zareten deialdia zuzentzeko beraz

akatsa izan da eta dagoeneko neurriak eta anonimotasuna urratzen zuten neurriak kendu ditugu ondorioz aurreko deialdietako eredura bueltatuko gara hori da erantzungo didazuna gaurkoan

ari nintzenean ezin nuen sinetsi begi aurrean zer neukan ematen zuen gobernu honek ez zuela nahikoa izan eta

eta hezkuntza saila eta osakidetza sailaren artean lehia bat zegoela nork okerrago egin

eta proposatzen duen neurria justu anonimotasuna urratzea da

sindikatu bati emandako erantzunean bertatik ikuskaritzak

onartzen duena anonimotasuna urratzen dela horretan utziko dut zeren hori justifikatzeko

heldu beraz hasierako zirriborro deialdian hezkuntza sailak egiten zuen planteamenduan objetibotasuna eta inpartzialtasuna alboratzen zituen alboratzen zituen ere iaz bi mila hemezortziko bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan

jasotzen zutena ez zuen ere segurtasun juridikoa bermatzen kalitatezko hautaketa prozesu bati ere bizkarra ematen zion

prestatzen ari zareten deialdia zuzendu duzuela
eskerrik asko ubera anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

legebiltzar presidente andrea legebiltzarkideok egun on ubera anderea

urte honetan hezkuntza sailak ikuskaritza nagusiko bere zerbitzuaren bitartez

euskal autonomia erkidegoko hezkuntza ikuskarien kidegora sarbidea izateko lehiaketa oposizio bidez deialdia arautzen duena

nagusiak jakinarazi zuen bezala joan den otsailean egin zuen agerraldia hezkuntza ikuskaritzako lan lerro nagusiak azaltzeko zerbitzu hau funtsezko zerbitzu gisa sortzen da hezkuntzarako eskubidea benetan bermatzeko baita biltzen dituen

edozein lan eskaintza publikotan exijitu daitezkeen objetibotasun

helburu horrekin hezkuntza saila zorrotz ari izan zen deialdi berria taxutzeko derrigorrez egin beharreko tramitea jarraitzen

berau bidali egin da kontrastatzeko baita txostenak ere zerbitzu

euskal eskola kontseilura emakundera dacima batzordera eta funtzio publikora

zure galdegaiaren zazpigarren oinarriko hirugarren puntua dela eta justu kontrakoa euskal eskola kontseiluaren ebazpenean gehitu den berritasuna positiboki baloratzeaz gain horri dagokionez ez dago eragozpenik

hau da galderen eta argibideen txandarako denbora gehiago ematea hautagaiei aukera emateko bere jarrera pertsonalak eta trebetasunak erakutsi ditzaten
eta txosten hauek ulertuko duzuenez kontuan hartu behar ditugu ere eskerrik asko

sailburu andrea prozesu guztia esplikatu didazu pasako

deialdi horretan hezkuntza sailak ahalbidetuko duen baimenduko duen anonimotasuna urratzea bai edo zeren deialdiaren

horretan planteamendua da deialdia anonimotasuna urratzea eta beraz anonimotasun hori urratzearen objetibotasuna albo batera lagatzen da inpartzialtasuna

eta horrekin inolako momentutan ez da bermatzen profesionalik hoberenak ikuskaritzan sartzea baizik eta beste gauza batzuk bermatu daitezke eta zuk esplikatu beharko didazu neurri horrekin hezkuntza sailak

helburu daukan orduan honekin zer esan nahi didazu

zuzentzen osasun sailburuaren bide beretik zoazela ez du ezer ikasi

ez du ezer ikasi ez du zuzenduko eta nik hori da jakin nahi dudana guk euskadiko eskola kontseiluari bidali genion gure eskaera

opeen deialdiak hobetu nahi baldin badituzu bi aukera dituzu alde batetik bi mila hemezortziko txosten horretan jasotakoa betetzea

kasurik egin baizik eta beste bide bat atzeko bide bat aukeratzen duzue eta bestea da badakizue markoa

eta egiteko markoa estatala dela madrilekoa dela errege dekretu baten oinarritzen dena beraz hor bide bat ekin dakiokegu guk eskuduntzak
eskuratzeko eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

karrerako funtzionario lotura jada duten irakasleei zuzenduta dagoela hori da beste funtzionario batzuk

ezin da konparaziorik egin herritarrei irekia duten

administrazioan barruko prozesu bat baita ez da komeni ez nahastea ez konfunditzea bestalde

ezarritako lan esparruetan eta zuk dakizunez

jakin batzuek aurkeztutako alegazioen aurrean gai hau jorratu zen hezkuntzako

bilera horretan aldaketaren arrazoiak azaldu ziren egindako proposamenen abantailak eta prozesuaren gardentasun eta inpartzialtasun bermeak jasota utziz

autonomia erkidego batzuetan garatzen ari da eta beraz praktika ona bezala

langileen ordezkariek azaldutako zalantzak ikusita eta prozesuaren inpartzialtasuna eta gardentasuna eta

probaren formatu berria hurrengo deialdietara atzeratzea erabaki da hezkuntza saila konprometituta dago irakaskuntzaren eremuko lan eskaintza publikoen deialdiak hobetzearekin

analisietatik abiatuta egindako txostenak ditu baita euskal eskola kontseiluak egindako proposamenak eta emandako ebazpenak ere beti ere esperientziari

prozedura hauek zuzentzen dituen oinarrizko araudiak baimendutako maginen barruan eskerrik asko

osasun sistema nazionalean terapia aurreratuei ekiteko

barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

entre las unidades eskerrik asko murga anderea denbora amaitu zaizu barrio jauna zurea da hitza

asko murga anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera

turismoa merkataritza sustatzeko ekintzak gasteizko hornidura azoka kontzeptuaren bi mila hemeretziko

eskerrik asko presidenta señora

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina euskadin turismoko gidarien jarduna erregularizatzeari buruz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko pérez anderea lópez de ocariz anderea zurea da hitza

planteado eskerrik asko lópez de ocariz anderea pérez anderea zurea da hitza

hemezortzigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

araluce enpresa eraisteko izandako esku hartzeari buruz
garcía anderea zurea da hitza eguerdi on

eskerrik asko garcía anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea garcía anderea zaila egiten zait ulertzea zergatik nahastu

enpresa jakin batzuen eta langile jakin batzuen zailtasunak ertzaintzak bi aldeen eskubideak babesteko eta bi aldeen arteko harremanak zaintzeko eskainitako zerbitzu batekin

eskerrik asko beltrán de heredia anderea garcía anderea zurea da hitza

ciudadana ertzaintzaren jarduna une oro pertsonen eta ondasunen segurtasuna babestera zuzendua egon zen

bestekoen aldeko jarrerarik gabe guztien eskubideak eta askatasuna babestera pertsonek legeak finkatzen dituen baldintzetan

eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan sailburuari egina ordena publikoa segurtasun publikoa edo segurtasun nazionala arriskuan daudenean komunikazio zerbitzu digitalak
bere gain hartzearen inguruan estarrona jauna zurea da hitza bai eskerrik asko eta galdera hau ere segurtasun publikoaz eta guztion

defendatzearen aldekoa da zeren eta estatu kolpe digitala ehun eta berrogeita hamabost digitala

funtzioetan dagoen pedro sánchezen gobernuaren dekretazoa zuzenean komunikazioa zerbitzu digitalak internet beregain hartu ahal izango ditu gobernuak

inongo agindu judizialik gabe eta hau zeren

segurtasun publikoa edo segurtasun nazionala arriskuan daudenean dio dekretuak eta horiek kontzeptu subjektibo

arriskuarekin jurista askok adierazi eta ohartarazi duten bezala horregatik justiziako

ea bat datorren zure gobernua eusko jaurlaritza espainiako gobernuak onartutako hamalau barra bi mila hemeretzi dekretuarekin eskerrik asko

guk uste dugu horregatik uste dugu neurriak hartu behar ditugula uste dugu

direla atake berri honen aurrean ehun eta berrogeita hamabost digital honen aurrean baina

edo ekimenak abiatu aurretik lehenago jakin nahi genuen gaurkoan ea jaurlaritzak zer pentsatzen duen dekretu honen inguruan eta dekretu honen alde edo

da partido socialistak abiatutakoa eta abiatu duen

eskerrik asko estarrona jauna san josé anderea zurea da hitza